egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu eseri mesedez bakoitza

eskerrik asko gai zerrendako lehenengo puntua euskal talde parlamentario popularrak aurka egiteko

foru aldundiek sinatutako lankidetza hitzarmen honi dagokionez

ekonomiari eta zergei buruzko unitate didaktiko komun bat ezartzeko hezkuntza programa garatzeko proposamenari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena aurkako proposamenean alde egiteko txanda alderdi popularrari dagokio ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

aurkako txandan norbaitek parte hartu nahi du ez orduan bozketara pasatuko gara

bozka ez da apuntatuko ze arazoak ditu makinan orduan

beno eztabaida amaitu denez bozkatuko duguna da aurkako proposamena

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita sei eman dugu bozka hirurogeita hamar eman dugu bozka zazpi boto

boto azalpena alderdi sozialista pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna elkarrekin podemos bollain jauna zurea da hitza

erabili dituen argudioak ez ditugu konpartitzen eta horregatik gure ezezkoa eman dugu baina ez dugu ezkutatuko gure kezkak ez ditugunik hainbat arrazoi baditugu hitzarmen honen aurrean kezka sortarazten digutenak eta batzuk aipatuko ditut bat izenburua bera

ekonomia eta zergei buruzkoa da ekonomiaren ildoaren arabera

bilakatu daitekeela baldin eta lan merkearen eskulan merkearen filosofia zabaltzera bideratzen baldin bada bertan

heziketa integrala bigarren plano batetara pasatuz beste kezka bat sortarazten digu unitate didaktikoa ezartzeko zerbitzuen kontratazioa aurreikusten da externalizazioa

irakasle prestatuak ditugunean eta hezkuntza sisteman bertan dauden irakasleak daitezkeenean zeren segun zein enpresetara bideratzen den unitate didaktiko horien ezarpena kezka iturri bilaka daiteke

uzten baldin bada unitate didaktiko horien ezarpena eta hor adibideak baditugu eta hor

kezka sortzen digu ere aldundiak aukera daukate edukiak egokitzeko eta

sor daiteke alboratua izan daiteke belaunaldien arteko elkartasuna iruzurraren aurkako borroka nondik nora bideratzen den zerbitzu publikoak

abar eta abar eta bestetik kezka sortarazten digu ere gaur egungo aldundien politika fiskalak unitate didaktiko horren aurkezpenean adierazitakoaren baloretatik pixkatxo bat urruti geratzen direlako baina tira konfiantza boto bat emango dugu eta jarraipen estua egingo dugu ba zein edukirekin zein helbururekin nola ezartzen den unitate didaktikoa hau izan ere ez dugulako

aukerarik izan hitzarmen honi ekarpenak egiteko eta hitzarmen hau osatzeko gabeziak konpontzeko konfiantza boto bat emango dugu azpiazu jauna

unitate didaktiko honen ezarpena hitz berberekin aurkeztu zenuelako herritarren kontzientzia fiskal kolektiboa indartzea xede duen hitzarmena eta teorian behintzat filosofia berberetik doalako hitzarmen hau eta unitate didaktiko hau beraz ala bada

zaituztet eta ongi etorria eman eskerrik asko

hartzeagatik guretzat hain funtsezkoa den lan ildoa konpartitzeagatik nahiz eta oraindik ere politika fiskaletan kontrako norabidean

zaretela baina mesedez egizue ahalik eta azkarren sistema publikoarentzat eta herritarrentzat berandu baino lehen egia da aukera oso polita daukagula

korrespontsabilitatearen kultura kolektiboaren nortasuna lantzea gardentasunaren kultura justizia soziala kohesio soziala

ulertzen dugun guztiontzat ona denak guztioi eta bakoitzari mesede egiten digula beharrezkoa dela politika fiskal zehatz bat

osasun zentroak izateko etxez etxeko laguntza izateko hau da sistema publikoa beharrezkoa da guztion eskubideak bermatzeko eta sistema bat izan dezagun baina horren oinarria politika fiskala da eta bukatzeko bukatzeko hausnarketa bat eta proposamen bat hausnarketa gizartearen arazo guztiak eskolak ezin ditu konpondu

hausnarketa hor uzten dut eta proposamena iragartzen dut proposamen bat egingo dugula noski borobilduta eta osatuta kontzientziazio fiskal hau unitate didaktiko hau unibertsitatera ere zabaltzeko bai iruditzen zaigulako

dela eta funtsezkoa dela kolektiboaren kultura justizia sozialaren kultura belaunaldien arteko elkartasunaren kultura sistema publikoaren garrantziaz

jendea hezitzea eta jendea konturatzea

askotan hitz potoloak erabiltzen dira politika fiskaletan errenta aitorpena egiterakoan ea ere hasten garen beste termino batzuk

benetan jakin dezan zer den politika fiskala eta ondo ulertu dezan oinarrian dagoena

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria gorospe anderea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru anderea egun on lehendakari sailburuok egun on guztioi ruiz de arbulo jauna gutxi gora behera zuk

edukiak aipatu izan duzu esan duzu horretan ez daukazuela ezelango eragozpenik bat egiten duzuela eta

hitzarmen honen edukietan adostasun politiko zabala dagoela eta baita euskal erakunde guztien adostasuna dagoela eta ildo horretatik

beste modu bateko alderdien interesak alde batera utzita ekimen honen

legebiltzar honetan orain dela lau urte doaz bi mila hamairuan izan genuen eztabaida bat monografikoa zerga esparruari buruz eta

sortu behar zela euskadiko batzorde bat iruzur fiskalaren aurka borrokatzeko hori horrela izanda azken urteetan izan dugu bertan iruzurraren aurkako plan bateratu bat eta plan bateratu horretan hiru

erregularizatzekoa eta kobratzekoa eta bestea prebentzio jarduketen esparrukoa eta horren barruan sartzen da eta sartu izan da

emateko ekimen konkretu hau hau da honen jatorria ez dator hezkuntza sailetik honen jatorria dator iruzurraren aurkako borroka horren esparrutik

eta horretan eskumen osoa duten erakundeek bultzatuta dagoen ekimena da horregatik finantzazioa eurei dagokie euren eskumena delako eta lankidetza esparru bat bilatu da hezkuntza sailagaz

zelan egin den zuk aipatu izan duzu lankidetza hitzarmenak berak aipatzen du foru aldundi bakoitzak gaitasuna izango duela bere lurraldean ere egokitzeko bere kasuan baina bai

unitatea badagoela eta hitzarmenean bertan aipatzen da

gipuzkoako foru aldundian bere momentuan martxan jarri zen unitate didaktiko bat gero hortik lantzen joan beharko da hobetzen joan beharko da eta hobekuntza proposamenak daudenak bere kasuan barneratzen

bertan ikusi ahal dugu helbidea zein eta bigarren puntuan klausuletan esaten da hitzarmen honen xedea da halaber arautzea

bildutako ekonomia eta zergei buruzko unitate didaktikoa ustiatzeko eskubideak hau da esan den moduan ez dagoela unitate didaktikorik badago guztiok

formari dagokionez nik uste dut aipatu behar dugula eta balore bat dela iruzurraren aurkako

alderdi popularrak badauka inkoherentzia bat zentzu horretan bai hemen euskadin ez duzuelako jarrera bera mantendu hiru lurraldeetako batzar nagusietan ez duzue kontra bozkatu

lurraldeetako batzar nagusietan eta beste alde batetik esate baterako

bere portalean dauka unitate didaktiko hau eta leku guztietan horrela da ogasun esparruko eta iruzurraren aurkako borroka dagokien

bai espainian bai danimarkan bai italian bai erresuma batuan bai kanadan bai estatu batuetan argentinan txile bueno leku guztietan eta zure eskura dago

eta egiten da esate baterako bizikidetza esparruan edo berdintasun esparruan

kasu honetan eskumenen arduradunak hiru foru aldundiak direla eta horregatik hiru foru aldundiek onartu behar dabez edozein kasutan helburua izan daitela

belaunaldi berriek sentsibilizatu daitezala

zerga ordaintzeko obligazioak betetzea guztion artean zerbitzu eta politika publikoak

con iva o sin iva desagertu daitela gure kulturan eskerrik asko eskerrik asko

gai zerrendako bigarren puntua honako ekimen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea

mozioa maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua arabako administrazio batzarren titulartasuneko mendietan kokaturiko komunikazio zentroen

hor kokatzeko baimenik ordaindu beharreko kanona dela eta itelazpi sa eta administrazio batzarren artean sortu den

kaltetutako erakundeen arteko akordioa erdiesteari buruz

txanda da alderdi popularraren ordezkaria den lópez de ocariz anderea zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz anderea eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta

bale eskerrik asko lópez de ocariz andrea goirizelaia anderea nahi duzunean eskerrik asko lehendakari

egun on guztioi nik hasi gura dot

balorean ipintzen orain arte entitate lokal guztiei kontzejuak eta

nahi dudana da hori aipatu eta zoriondu zere egindako lanagatik gaur hemen gai honetaz hitz egiten eta esan ahal duguna da gai honi buruz aukera izan dugula akordio bat lortzeko eta

gure zorion beroenak bidaltzen jende guztioi eta baita ere beste arrazoi bat daukat esateko lehen hemen

aipatu du oso zaila dela ezagutzea eta kontuan

nola dauden gauzak araban eta egia da bizkaitar batentzat niretzat hain zuzen ere oso gauza gatza izan zan jakitea zer diren consejos zer diren juntas zelan

eta gai hau hartu izan dudanean aukera izan dut hori ikusteko hori ezagutzeko eta benetan momentu honetan esan ahal dudana da oso ondo

hitz egiten ari garen eta hori ere eskertu nahi dut

egon diren guztiei gero beste gauza bat dago kontuan hartu beharrekoa aukera izan dugula parlamentu honetan gai honi buruz ikerketa zabal bat egiteko eta ikerketa zabal bat egiteko aukera izan dugula esaten dudanean esan nahi dut

agerraldiak entzuteko eta agerraldi horietan bakoitzak pentsatzen duena entzun dugu eta bakoitzaren esplikazioak

entzuteko aukera izan dugu eta nik aipatuko ditut emaitzak

entzundakoaren emaitzak eta lehenengo gauza niretzat oso esanguratsua izan da zer nolako pertzepzioa izan duten

entzun dugu itelazpi elkartearen emandako informazioa eta azalpenak eta nik aipatuko nuke gauza bat nik uste dot ez duela esan konparezentzia horretan

ez zuen esplikatu benetan gertatzen zena hiru arrazoi

bere horretan mantenitzeko eta hiru arrazoi honen aurrean badaude proba batzuk guztiz objektiboak direnak esplikatzen dutena esandakoa ez dala egia eta esango dut zeintzuk ziren

aipatu zuena zen beraiek ez zutela ordaintzen ezer ere ez eta ordaintzen egon baziran

zuzendu zelako jarraian ba hori ez da egia nik daukat hemen

kontzejuaren faktura eta ordaintzen ari dira eta hau beraiek egindako faktura da eta hemen bi mila hamazazpian

euro ordaindu zuten baina baita ere ordaindu zuten kontrastan ordaindu zuten araian eta ordaindu zuten beste tokietan orduan ez zen izan akatsa

ordainketa hori egiteko beste arrazoia izan zan

inongo aldaketarik egon erabiltzen ziren tokietan gauzak

ikustea hau da zegoen moduan eta hau da orain dagoen moduan aldaketa izugarria

bestearekin zerbait aldatu da orduan ez da egia osoa hori ere ez beste

beraiek ez dutela dirurik kobratzen eta ikusi izan duguna da ikerketa bat zabaldu danean arabako diputazioan diru pilo bat kobratzen zutela eta galderari erantzuna emanez

beste aldetik azterketa honetan aukera izan dugu diputazio foralak egindako txostena aztertzeko eta diputazio foralak esaten zuena zen

ez zeukatela titulurik gauza hauek okupatzeko mendiak okupatzeko

titulurik ez dagoenean eta okupatzeko

instituzioak zer nolako gauzak egiten duten hemen gasteizen

egon direnean hau da daukagu adibidea titulurik ez dagoenean jendea badoa

orduan eskubideak eta gauzak erregulatzen dira eta hor ordaintzen da diru bat

gauza bera esaten zuen eta batzar nagusietako txostenak esaten zuena baita ere

konpetentziak zeukatelako eta eskubideak zeukatelako

euskal herria bilduren jarrera izan zen akordioren bila joatea eta

pues evidentemente esan behar duguna da akordio hori lortu dugu eta akordio hori lortzeko nik aipamen txiki bat egin nahi dut eta da

akordio hau planteatzen dugu betetzeko ez dugu planteatzen akordioa akordatzeko

esaten dena aurrera eramatea eta betetzea eta horren atzetik egongo gara eta gure eskuetan dagoen guztia egingo dugula hau aurrera ateratzeko

andrea zuzenketa aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea badator gaur gai bat ez naiz asko luzatuko zeren azkenean

gai hau askotan tratatu egin dugu bai egon diren agerraldietan ni itelazpiren zuzendaritza ikusita edo baita ere

esan genuen duela gutxi ariñez kasu honetan izan dela

lan asko egin duena borroka honetan beraien mendietako okupazioa dela eta lehenik eta behin poztea ere

poztu bazelako momentua eusko jaurlaritzak behar genuelako eusko jaurlaritzak parte hartzea akordio hauetan edo alderdi edo

azkenean itelazpi enpresa enpresa publiko bat da ehuneko eta beharrezkoa delako egoera oso batekin bukatzeko baina nik uste dut

zeintzuk diren gaur izandako gaurko akordioaren puntua eta zergatik edo

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

llegue también pronto gracias eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria larrauri anderea zurea da hitza

lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi

iristea lortu dugu eta ez

esan bezala erdibideko zuzenketa babestuko dugu

eskerrik asko eskerrik asko larrauri andrea erantzunen txandan inor parte hartzeko asmorik ez beraz bozketara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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka

gehi beste boto bat gehiago hurrengo puntuan bost minutu hamar minutu eskatu dizkidate bueno amaitzen ari zareten gauza bat hurrengo puntura pasatzeko asmoa nuen baina badirudi nahiago duzuela hamar minutu bale ba orduan bueno behar duzuen denbora ez dakit hamar minutu